galdera natalia rojo solana euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina pobrezia energetikoaren gainean legebiltzarrak emaniko agindua betetzeari buruz

eskerrik asko rojo anderea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den toña jaunak dauka hitza

legebiltzarkideok egun on rojo andrea

ahalegingo gara herritar euskaldunak ez daitezela aurkitu fakturei aurre egin ezinik eta

eskerrik asko toña jauna rojo andrea zurea da hitza

eskerrik asko toña jauna gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera josé antonio pastor garrido

eskerrik asko pastor jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den toña jauna dauka hitza

dirulaguntza deialdi hauek aurrera ateratzeko izan da batez ere lanean dauden pertsonen formaziorako eta enpresen

eta horrela landu izan dugu gizarte eragileekin hobetuz desagertzeko hausnarketa eta diru laguntza hauek lanbidetik nola
bideratu daitezkeen lanketarekin hastea eskerrik asko eskerrik asko toña jauna

gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak

adierazpen publikoei buruz maneiro jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina kutxabankek industria esparruan dituen parte hartzeen etorkizunari buruz casanova jauna zurea da hitza

pasaden irailaren hogeita hiruan gregorio villalabeitia kutxabankeko presidenteak egin zituen adierazpen batzuk eta adierazpen horretan

besteak beste orain arte bankuak enpresetan dituen parte hartzeen inguruan iragarri zuen zerbait edo parte bat saltzeko asmoa eta horren aurrean gure galdera sailburuari egiten diogun galdera da ea

enpresen parte hartzeen desinbertsio prozesuak arriskuan jar dezakeen euskal industria ehunak lurraldearekiko daukan atxikimendua eskerrik asko casanova jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea sailburuok eta

zuzenean zure galderari erantzunez ez ez dut uste arriskuan dagoenik lehenik eta behin historiak erakutsi duelako ahalik eta baldintza gogorrenak egonda ere

honekiko izugarrizko lotura duela atxikimendua sustrai sakonak eta konpromisoa

kutxabankek eta horrela adierazi du behin baino gehiagotan eta kasu honetan ere entzuten baldin baduzu esan zuen guztia berak esan zuen guztia hori esan zuen

gauza hauetaz arduratzea eta kontrolatzea eta ez dut esaten katastrofismoa egin behar denik baina jarraipena eta arreta handiz

bere jarduera garatzeko irizpide propioen arabera baina

kontrol publikoa eta arreta publikoa egon behar da inportantea da jakitea zer saldu eta zer ez adibidez

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea
casanova jauna atentzioa jarraipena ardura guzti horiek bai noski eta hori egiten dugu baina aipatu beharra dago eta esan dizut aurrekoan ere berriro errepikatzen dut kutxabankek berak esaten duela klabeak dira sektoreak estrategikoak direnak mantenduko dituela hori esanda beharra dago hiru mila ehun eta hogeita batmiloi dituela

eta berak aipatu zuen eta ia hitzez hitz esango dut

ez hori bakarrik une honetan esan dizut ekarpenen parte hartzen duela parte hartzen du

prestamu desberdinak emanez mailegua emanez abal ematen ditu nazioarteko prozesuetan parte hartzen du eta elkargi baita ere parte hartzen du beraz kutxabankek jarraitzen du inplikatuta gure enpresekin no solo eso también

beraz kutxabank banku bat da baina hiru fundazio baditu eta talde osoa konprometituta dago gure enpresekin eta noski jarraituko dugu atentzioz zer egiten duen eta nola eta hainbat tresna ditugu elkarrekin

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamazazpigarren puntua interpelazioa belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina iraupen luzeko langabetuak egoki artatzeko

eguerdi on guztioi ekonomiaren susperraldiaren eta enpleguaren aldeko programa eta ondoren

zirela agindu zenuten gaur esan behar dugu plan horien ondorioz gaur egun behintzat ez dela enplegu eraginkorraz sortu eta are gutxiago

astelehenean enplegu batzordean sailburuaren agerraldia

enpleguari buruz hitz egiteko eta bertan esandakoa errepikatuko dugu ez gatoz bat enpleguaren inguruan eta enplegu planei buruz egiten duzuen balorazio positiboarekin egungo errealitatea beste bat da

hilabeteak behera gaur bete datu batzuek ezagutu ditugu ehuneko hamaseikoa da

sortzen den enpleguaren kalitatea oso

kontratuen ehuneko laurogeita hamabi behin behinekoak dira eta egiten diren kontratuen ehuneko laurogeita hiru hilabete baino gutxiagokoak dira eta larriagoa oraindik ehuneko berrogeik astebete baino iraupen gutxiago dute

enplegu planen emaitzen inguruan balorazio positiboa egin daiteke helburuak betetzen ari direla esan daiteke guk ezetz

eta uste dugu norabidea aldatu behar dela baina gaur zehazki iraupen luzeko langabetuen egoerari buruz hitz egin nahi dut hitz egin nahi dugu

eta eguna etorri eta beste batzuk egoera honetan erortzeko arriskuan ikusten dute bere burua eta honen aurrean zer zein da hartu

hartu edo egin aurrera eraman behar diren neurriak

ez da onargarria injustizia honen aurrean eta horrela ikusten dugu behin baino gehiagotan jaurlaritza geldirik eta etsipenean murgilduta lanbideko zuzendariak aspaldi esan zuen jada laurogeita hamar mila langabetuak oso zaila dutela laneratzea

ekonomiaren garapena handiagoa izanda ere ez duela ekartzen

sortzea eta bide beretik confebaskeko presidenteak esan berri du agian euskadik ohitu egin beharko duela ehuneko hamabosteko langabezia izatearekin eta ez da onargarria ere eraginkortasun falta bi urte baino gehiago

bi urte pasa dira aburto jaunak aurreko sailburuak esan zuenetik

bi urte pausorik eman gabe aste honetan lanbideko sindikatu

ondo esan behar da sindikatuek eta langileek egindako presioaren ondorioa izan dela

eta espero dugu benetan aldaketarako abiapuntua izatea laburtuz hori da jaurlaritzaren jarrera

eraginkortasun eza eta propaganda asko milaka lanpostu sortuko dituela iragartzeko gainera

emaitzak ematen ari direla diozue modu positiboan baloratzen duzue helburuak bete direla diozue eta ez da egia inolaz ere ez errealitatea gordinagoa da eta hori ere badakizue planak bai neurri

eraginkorrik ez egoera honi aurre egiteko norberaren ahaleginaz gain politika publikoak

emateko batzordean ere esan genuen eta ez gara nekatuko errepikatzen beste norabide batean ipini behar dira

gauza asko daude egiteko has gaitezen has zaitezte neurri zehatzak hartzen iraupen luzeko langabeziari aurre

zerbait egiteko unea iritsi dela uste dugu gai hau lehen esan dudan bezala dramatikoa da zer behar dute pertsona hauek iraupen luzeko langabezian dauden pertsonak egin behar denaren inguruko lan ildo batzuk aipatuko ditut bat bitartekaritza lan eskaintzan lan eskaintzen bitartekaritza behar dute legebiltzarrean ehuneko hamabostera

eskatu zen lanbideren bitartekaritza ehunekoa

zuk diozu ez duzuela beteko guk diogu baliabide nahiko ipini behar direla horra heltzeko

eta iraunkorra motibatzailea enplegu zerbitzu publikotik eginda ez da egiten gaur egun prestakuntza eraginkorra bakoitzaren beharrak eta enpresen beharrak kontutan hartuta orain askok eta askok esaten duten bezala

egiten dituzte egiteagatik eta jakinda ez dietela ezertarako balioko horrekin amaitu egin behar da berrikusi behar da kontutan hartuta hezkuntza formala eta ez formala bere osotasunean eurentzako enplegu ikuskatzea topatzea eta sortzea beharrezkoa da hortik lan bat egiteko badugu ere badago ere enplegu babestua klausula sozialak merkatu erreserbak arlo publikoaren pean dagoen sektore osoan

tokiko garapenaz baliatzea eskualde mailako lana bertako eragileekin batera garapen agentziekin eta behargintzekin elkarlanean tresna hurbilak erabili elkarlanean helburuak lortzeko gizarteratze

aktiboko plan eta estrategi berria martxan jartzea

hemen aipatutako gauza gehienak onartuak izan ziren lanbideri buruzko monografikoan legebiltzar honetan baina zer egin duzue honetaz zer pauso eman dira guzti honetaz

planak ipini direla zenbakiak ematen direla ondoren baina benetan egin beharrekoa benetako enplegu politikoak martxan bere osotasunean eta ildo ezberdinak kontutan izanda ez dela

beraz konklusio gisa eskatzen dugu berriro ere pribatizaziorik gabe

eta eurekin bitartekaritza egin gabe enplegu zerbitzu publiko indartsu eta erreferentziala hau da guk egiten dugun azterketa hausnarketa eta mahai gainean ipintzen ditugun ildoak jaurlaritza oraingo

atera dadin pertsona hauek bizi duten egoera larria

eta neurriak ezinbestean hartu behar direlako gure ikuspuntutik eta horregatik gaurkoan sailburua interpelatzen dugu azal dezan

egoki artatzeko eskerrik asko arrondo andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den toña jaunak dauka hitza

legebiltzarkideko presidente andrea legebiltzarkideok egun on arrondo andrea

denbora luzeko langabetuei ardura eskaintzea daukagun erronka handiena da eta izan bere krisi ekonomikoak sortu duen arazorik larri eta gatzenetakoa da jakin badakigu egoera honek pobrezia eta gizarte bazterketa ekarri ahal dutela ez nago ni ere ez gaude pozik datoekin eta

guk geuk agertzen garenean pozez bete inor globalizazio eta aurrerapen teknologien elkar eraginak zenbait lanpostuan aritzeko kualifikazio eta gaitasunak azkar aldatzea ekarri du horrek pentsatzera eramaten gaitu arrakasta pertsonen enplegagarritasunean dagoela bereziki lan merkatutik kanpo denbora gehien

edo gaitasun horiek lortzeko formakuntza prozesuetan argi dago denbora luzeko langabeziak ondorio oso negatiboak dakartzala

negatiboetako bat lan aukerak bilatzeko zailtasuna da denboraz lan gaitasuna galtzen doazelako

lan merkatuan modu egoki baten sartzea baina ez da gure erronka bakarrik

beraz zerbitzu

jarraian denboran formazioarekin bateratuta beste sistema batzuekin partekatua eta babes

arazoa egia da konplexua da eta erantzuna ezin da bakarra izan guk badakigu bitartekoa

gure gogoaz betetzen baina zuk esaten dozuna arrondo

gauza asko ere guk gure eskutan ez dagoz edo behintzat beste eskuetan gehiago dagoz besteen menpe dagoz planak zuk

asko eta batzuetan nik ere eta zure aurrean egin dut egia esanda planarekin inora ez goaz egia esanda planaren atzean dagoz pertsonak eta

numeroaren atzean dagoz pertsonak eta pertsonaren atzean dagoz

gobernuan badakigu horretan beti ez dugula egingo nahiko eskerrik asko toña jauna

toña jauna ados zaude esandako gauza askorekin baina zer egingo dugu zer egingo du jaurlaritzak berdin jarraitu

saiatu zarete zure ikuspuntutik hainbat gauza egiten eta

kasu honetan iraupen luzeko langabetuei beste neurri batzuk hartu daitezke eta hartu behar dira eta hori da ez duguna ikusten eta eskatzen dioguna jaurlaritzari baina are gehiago esango dut

estaldurarik gabe daudenentzat babes sistema bere osotasunean hedatzeko proposamen bat ere egin genuen legebiltzar honetan proposatu genuen

behintzat babestea kolektibo hau eta ezetza jaso genuen

beraz kolektibo hau zati handi bat baita ere hori pobreziara eta bazterketa sozialera bideratzen ari gara

jarrera hori eta ezta ere egiten dena edo egin gabe uzten dena lehendakariak berak begira politika orokorreko eztabaidaren hitzaldian

adierazgarria izan zen eta ni behintzat horrekin gelditu nintzen esan zuen alde batetik enplegua lehentasuna zela gero egun batzuk lehenago jaso genuen esan behar zuenaren laburpena eta bertan jaurlaritzaren konpromisoak izendatzean lehenengo tokian hiru ardatz zeuden eta lehenengoa zen

egonkortasun printzipioak kudeatzean eta betetzean eta hirugarren puntua zen hirutik hirugarrena zen

lehenengoa neoliberal guztiek eskatzen dutena betetzea

hirutik hirugarrena enplegua eta guretzat hori

esan dudan bezala adierazgarria izan zen baina gero

politika orokorreko osoko bilkuran

urkullu jaunak esan zuena eta pasatu ziguten dokumentuan esan zuen diskurtsotik oso argi geratu zitzaigun

nuestra prioridad fundamental hori bai esaten du el empleo hiru lerro hiru lerro

denok dakigu hiru lerro hori da lehentasuna izatea guk uste dugu ezetz eta uste dugu politika publikoen garrantzia

mahai gainean ipini behar dela eta guk behintzat azpimarratu nahi dugu berriro guk ez ditugu

menpekotasun neurriak errepikatu edo aplikatu hemen

edo programa de activación para el empleo delakoa laurehun eta hogeita sei eurokoak tarifa planak eta horrelakoak benetan enplegu politika publiko osoak eta orekatuak behar ditugu hemengo beharrei gure ehuna gure langabeziari aurre egingo dietenak eta horretarako guk ere

burujabetasuna behar dugula uste dugu norabidea aldatzeko eta benetako erantzun bat emateko

gaur beste datu batzuk atera dira non ehuneko batzuk hobetzen diren hirurehun pertsona edo zerbait gehiago uste dut esaten duela baina datuak gora datuak behera hilabeteak gora hilabeteak behera benetan

pertsonen kopurua oso larria da sortzen den enpleguaren kalitatea ez da ona eta drama bat dugu iraupen luzeko langabeziarekin

baina uste dugu jaurlaritzak benetan serio hartu behar duela hau dena atzo gazteen egoerari buruz

hitz egin zen hemen etsipen mezuak eta neurri eraginkorrik gabe zer gelditzen zaie alde egitea eta iraupen luzeko
langabetuei zer gelditzen zaie sailburu jauna eskerrik asko arrondo andrea toña jauna zurea da hitza

minutu batzuk zuk aipatu duzun datuak egia esanda guk datu makala dago hirurehun eta berrogeita zazpi pertsona gutxiago langabezian

eta lehenengoz behintzat beti esaten dabena

beno behintzat interanualean hor be bai irabazi dugu zerbait baina horretaz

zer egingo dugu aldatuko dugu ahal dugun guztia arrondo andrea eta lagundu hori egiten

lagundu lanbide zuzentzen ondo lanbiden lana zuzentzen eta lagundu ere zuen alboan dagozen sindikatuarekin

nahi dugu gauzak egin ondo eta aldatu orain egia esanda akordioa egon da lanbiden eta poztekoa izan da eta lanbideko langileekin lan egin behar dugu zuk esan duzun eta guk esaten dugun gauza asko denok daukagu helburu berdina lanean gabiltza eta lanean jarraituko dugu pertsona hauek lan merkatuan sartuko dabezan ekimenak martxan jartzen gobernu honen konpromisoa tinkoa da

gero egiten dugu ahal duguna enplegu egonkorra eta kalitatezkoa sortzeko eta entzun nauzu entzun duzu gobernu hau beti hau

esaten eta kezkatzen horrelako datuak agertzen direnean gizarte zabal batean sinesten dugu eta onartu errekuperazio ekonomiko bat denbora luzeko langabetuak bazterrean uzten dabena ezin dugu

entzuteko eta legebiltzar honen proposamenak baina ez gara bi mila hamabosteko urtera arte itxaroten egon

ipintzeko izan ere gobernuan sartu ginenetik zerbait egin dugu ahal genduna guk pentsatzen genduna hoberena egin dugu badakigu

goragoko pertsonentzat programa bereziak jarri ditugu horien artean

eta beraien esperientzia optimizatzen dituztenak adibidez

enpresak hogeita hamabost urtetik gorako langabetuak

laguntzaz ez da sekula izango nahiko baina lagundu hobeto egiten eta gobernu honek hobeto egingo du kolektibo honekin
eta diru kopurua eurei laguntzeko eskerrik asko eskerrik asko toña jauna gai zerrendako hemezortzigarren puntua galdera

kooperatiben lege proiektua aurkezteari buruz barrio jauna zurea da hitza gracias

autorregulación ajustes y mejoras técnico jurídicas hagan algo ya eskerrik asko barrio jauna toña jauna zurea da hitza

eskerrik asko toña jauna gai zerrendako hemeretzigarren puntua interpelazioa leire pinedo bustamante eh bildu taldeko legebiltzarkideak ogasun eta finantzetako sailburuari egina murrizketarik gabeko ongizate estatua bermatzeko beharrezkoa den

egun on egun on guztioi azken aldian hemendik eta handik entzuten ari gara

lehendakariak berak ere pasaden asteko politika orokorreko eztabaidan horrela adierazi zuen eta egia bada ere barne produktu gordinaren datuak eta beste datu makroekonomiko batzuek hobera doazela ezin dugu ahaztu datu hauengan eragin positiboa daukatela petrolioaren merkatzeak euroaren egoerak

ekonomia errealean ez da isla zuzenik egon are gutxiago araba bizkaia eta gipuzkoako herritarren egoeran eta hor daude datuak

hauetatik ehuneko hirurogeita hamara epe luzeko langabetuak direlarik oso lanpostu gutxi sortu dira

arriskuan daude hau da populazioaren ehuneko hogeia

plazaratzen ditu abuztura arteko diru bilketa ehuneko bat koma bi hazi da aurreikusitako sei koma hamazazpitik oso urrun

eta datu honetan eragin handiena bizkaiko diru bilketaren jaitsierak eduki du denok dakigun moduan bizkaian zerga diru bilketa hazi beharrean pasaden urtean baino ehuneko hiru txikiagoa izan da

aurreikusitako bilketa osoaren ehuneko berrogeita hamara baino gehiago lortu behar duen lurraldeak

handitu behar duen lurraldeak abuztura arte ehuneko hiruko murrizketa izan du

gertatu izan da bizkaia eredutzat izan duen zerga erreforma bete betean indarrean dagoenean zuloz betetako zerga erreforma bat eta iparra guztiz desbideratua duen zerga erreforma datuak hor ditugu abuztura arte

hazten den bitartean sozietate zergena ehuneko zazpi koma zortzi jaisten da

behera egin du hori bai gipuzkoako aldundiak ziztu bizian aberastasun eta fortuna handien zerga aldatuko du

bakarra bi mila hamabostean ondarearen gaineko zergetan diru bilketa handitu izan duena beraz

azken honek jada zerga babestu zuen arren a zein papeloia pserena gipuzkoan atzerapausoa emango dute berez

zerga sistema batean benetan espero dugu hau ez izatea pasaden asteko politika orokorreko plenoan mendia andrearen

juxtuagoa izango zen zerga sistema nola da posible hau

eta zerga sistema honek ez du ez bere funtzio birbanatzailea betetzen eta datuen arabera

helburua betetzen ere gehiago esango nuke zerga sistema honekin ez dira aurreikusitako zenbatekoak lotzen eta txarrena dena guretzat askoz ere txarragoa ez da gure gizarteak behar duen ongizatea

adina diru sarrera bermatzen ez da hori lortzen inola ere ez benetan ongizate estatu sendo bat izan nahi badugu

berau elikatzeko zerga sistema eratu behar dugu eta gaur gure herrian dugun egoera ikusita

zein neurri hartuko ditu murrizketak ordainketak moteltzea

gero gerokoak aurtengo diru bilketa jaitsiera aritu izan naiz baina ezin dugu ahaztu bi mila hamalauan

urteko bilketa aurreikuspenak beteko zituela esan zuela eta azkenean

beraz egoera ez da berria egiteko modu baten ondorioa baizik egiteko modu baten eta sistema baten ondorioa ere zergatik esaten dut sistema baten ondorioa dela ba hemen

baina gure ahalmen ezaren ondorioz gure kultura arloak ehuneko hogeita batko beza aplikatu behar du sektore beraren eta kulturaren kontra joan sektorea estu eta larri dabil beraz justizia sozialean oinarritutako

izan nahi badugu gure gizartearen errealitateari erantzuten dion sistema izan nahi badugu arlo honetan ere aurrera pausoak eman behar dira

sakondu beharra dago behin eta berriz gure taldetik hemen legebiltzarrean aldarrikatu dugu baina hitzetik ekintzetara pasatzea beharrezkoa denean batzuk nahiago dute txintxo txintxo ezaguna den egoerari eustea erosotasunean mantentzea

azkeneko boladan gobernuak segurtasun sozialaren transferentzia mahai gainean jarri digu ia berrogei urteko atzerapena duen transferentzia baina gure gizarteak ere bertako instituzioek beza edo zerga berezien gaineko eskumen osoa izatea behar du euskal gizartearen zerbitzura benetan egon behar duen sistema osoa egiteko zerga

gizartean zabaltzen ari den haustura soziala gero eta handiagoa da eta beraz ongizatea berdintasuna
eskerrik asko pinedo anderea jaurlaritzaren ordezkaria gatzagaetxebarria jauna zurea da hitza

begira gure ehun ekonomikoaren egoera atzeraldi nabarmen eta sakon baten ondorioz emaitzak

eduki dugun hobekuntza azken hiruhilabetekoan

hazkundea baita lehen hilabetean eduki dugu hazkundea tendentzia daukagu sektore guztietan

hobekuntza bat daukagula industriak ze pisu daukan gure barne produktu gordinean eta gure ekonomiaren ardatz garrantzitsua delako hobekuntza

egia da eraikuntzaren sektoreak oraindik atzeraldi horretatik ateratzeko

pisua daukaten sektoreak gure ekonomian hobekuntza hori daukate enpleguan ere ikusi da enplegua neurtuta

urtean kontu ekonomikoetan ikusten dugu zelako hazkundea egon den bat koma zazpikoa urtez urtekoan

egia da gure ekonomiak lotura handiak daukala ziklo ekonomikoarekin

aztertzen badugu euskal ekonomiaren lehiakortasunerako txostena hortik ikusten dugu zelan lotura hori zikloekin dagoela baina beste gauza bat ere ikusten da gure enpresak hobekuntza bat daukatela finantza ikuspuntutik beraien finantzaren

hau da zorpetze prozesua gutxitu da eta

interesgarria da aztertzea euskal ekonomiaren lehiakortasunaren txostena orain dela

bide hori beste gauza bat testuinguru honetan gure ekonomiaren ehuneko hirurogeita zazpiak kanpora saltzen dugu eta salmenta horien guztien

ekonomian produktu eta ekoizpen guztiak horren igoera gertatu da bi mila hamalauan

erakusten du lehiakortasuna emankortasun batean onartuta dagoela eta

espainiako merkatu ekonomikoarekin hau da krisialdi eta atzeraldi honek suposatu izan digu guk irabaztea merkatua eta hori inportantea da lotura hori zuzenean ez edukitzeko sektore batzuetan gehiago da beste batzuetan gutxiago

ikusi behar dugu ere inbertsioa zer gertatzen da gure herrian inbertsioa

hirugarren erkidego autonomoa da eduki duena kanpoko inbertsioa hemen

inbertitu dira madriletik urrun madril hiriburu handia da

hau da ez daukagu atzerriko inbertsio kopuru horrelakorik

bi mila zazpitik hona eta bi mila zazpiko urtea oso berezia izan zen eta berak dauka azalpen batzuk gai horretaz orduan kontuan hartu behar dugu testuinguru hori

eduki izan dugu alde batetik nahi dugula eredu ekonomiko bat oso zaila jasangarria eta birbanatzailea

politika bat enplegu arloan plangintza batekin legealdirako baita ere

ekintzailetzarako plana instituzioen artean sortutako plangintza berria ere baita nazioarteratzeko plana horiek dira gure ekonomi politikoaren ardatzak eta azkenean ere berrikuntza teknologia eta ikerketako

horrekin badauka ere lotura garrantzitsua zelan daukagun gure ongizate estatua

sakon honetan alde batetik politikak indarrean ipini eta eraginak ikusten ari dira baina fiskalitateak ere berak

ikusita arauak aurrekontu arauak betetzearen

kontu osasuntsuak edukitzea finantza jasangarritasuna mantentzea

hobetzen joatea eta horrek dauka ere beste ikuspuntua fiskalitatearen sarrerako ikuspuntu hori

esan dudan moduan eta zuk ere aipatu duzu aldaketa bat

sartu da ikusten dugu hor gaude horren emaitzekin zuk aipatu duzu datu puntual batzuk egia da datu horiek ofizialak dira eta hor daude baina azalpenak ere emanda dagoz aipatu duzuna beherakada bat gertatu dela lurralde historikoan eta azalpenak emanda daukoz zergatik gertatu diren agiri ofiziala hor dago eta zuk nik

nola bukatzen den baina aldaketa egin zenean emaitzak hor daude gure salerosketako transmisioak arautzen duen zerga hor dago

zuk aipatu duzuna balio erantsiaren zergaren igoera ere hor dago nahiz eta hor aldaketak egin ondoren ere emaitzak hor daude aipatu duzun

zortzi gorakada hori diru bilketarena sozietateetan

hor daude emanda baina positiboak ere badaude gipuzkoan eta araban ere horrek erakusten duena da

lau instituzioen artean zerga politikak helburu bat zeukala alde batetik gogo berdintasun bat ematea beste batetik

politika ekonomikoaren barruan politika sektorial guztiak aipatu ditugun

plangintza daukatenak fiskalitatea gastuaren aldetik daukaten bere politika eta bere araubidea bete beharra

sarreren aldetik ere eta helburu horrekin egin zela zerga zuzenak aldatu genuenean

gure herri politiken berme bat ematea osasunean gizarte bazterkeriaren aurkako politiketan eta gainontzeko politikak ere

hori da uztartu behar duguna egoera konplexu batean uztartu behar dira arau guztiak ekonomi politikakoak fiskalitatea gastutik

eta emaitzak hor daude atzeralditik ateratzen gara ez bakarrik egia esan behar dugu jaurlaritzak egin dabenagatik baizik eta esfortzua egin dabenagatik enpresak eta hainbat hiritarrek

bere politika horretan eraman du bide horretatik bultzatzea eta berrindartzea gure ehun ekonomikoaren egoera eta hori ikusten da ikusten badugu gure euskal ekonomiaren txostenak lehiakortasunaren txostena

lehiakortasun horren hobekuntza emankortasunean oinarrituz eta osasun finantzieroan pauso garrantzitsuak eman dira orduan

sartzen da ekonomia politikaren planteamendu sakon batean

gastuaren aldetik baita sarreren aldetik eskerrik asko eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna

eskerrik asko sailburu jauna datu ekonomikoa eta testuinguru ekonomikoa ezagutzen duzula nik ez daukat zalantzarik eta oso ondo

argia zen murrizketarik gabeko ongizate estatua bermatzeko beharrezkoa den zerga politikari buruz interpelatzen nizun eta zuk ez didazu esan zer nolako zerga politika ikusten duen buruan daukan gobernu honek ongizate

beste hainbat ekonomia dauden egoerak modu batean lagundu duela eta gero esaten dugunean

baina prezioa askoz ere baxuagoan konpetitzen ari gara munduan orain eta zuek esaten duzue zuen txostenetan el valor de la exportación

zuek esaten duzue zuen txostenetan hori da gure gaur egungo egoera

eta bere gauzak ditu baina ni hemen ongizate estatua sostengatzeko egin beharreko politiketaz etorri naiz galdetzera eta hori ez duzue erantzun

ongizate estatu bat ez ongizate estatu bat de postal esaten denez errekorteak hemen errekorteak hor eta egiten da egiten dena egia da esaten didazu arau guztiak uztartu eta atzeralditik ateratzen

eta berriz ere fiskalitateak bi arlo dituela badakigu baina aurrekontu arauak bete behar direla bai

belének gai honen inguruan hitz egin du hori ez da arazoa arazoa da zein da lehentasuna gizartea edo defizita hor dago gakoa

eta gero gerokoak eta dagoenarekin egingo ditugu politikak ez da horrela egin nahi den eredua definitu behar da eta hori elikatzeko politikak gero definitzen dira ez alderantziz hori egin behar da bestela beti gaude partxeak partxeak

partxeekin ezin da gehiago egin aurrekontu gabeziak daude

baina ez da heltzen hori ez da politika ekonomikoa egiteko modu bat hori ez da zuek definitu eta gero egin eta nik galdetzen nizun zein nolako zerga politikoa ikusten duzue dela ona

ongizate estatu bat elikatzeko eta gaur egun daukagunak ez du ematen ez du ematen eta datuak hor daude es que ez dira nire datuak

esan dizut berriz ere langileengan presioa jartzen baina kapitalaren gaineko zergan ez dago sozietateen gaineko zergak behera egiten du bilketa eta ez da aurten lehenengo urtea aurten sozietateen gaineko zerga

itzela izan zen eta bizkaiak azalpenak eman zituela bueno ni ez nago bizkaiko juntetan

nik bezala dakizu azalpen horietan zulo batzuek zeudela zulo batzuk zeudela

estatuarekiko dela eta ez dela beste lurralde historikoek ere hori berdina daukate beste portzentaia batzuetan jakina bizkaia delako lurralderik populatuena eta beraz bere

bi mila hamabostean egiteak hori bizkaiko aldundiak borondate osoz eginikoa da hori ez da

eta bi mila hamalauan ez bi mila hamalauan jada arazoak zituelako bere helburuak betetzeko hori denok dakigu

pinedo anderea gatzagaetxeberria jauna zurea da hitza

pinedo andrea nik aipatu dizut ekonomia politikan

uztartu behar diren esan dizut zein politika egiten ari garen orokorrean sektorialki zein politika egiten ari garen

fiskalidadea dauka eta zuk ez duzu aipatu hori da gabezia zure hitzaldian

jokatzen den ez duzu aipatu aipatu duzu fiskalidadea arlo batzuetan baina

garrantzitsua da fiskalidadea ulertzen delako arlo bietatik eta hori hor dago zuk dakizu zer esan duzun baina hobeto

zelako arauak betebehar ditugun horretaz ez duzu ezer aipatu hori garrantzitsua da zelan uztartu fiskalidadea gastua eta sarrerengatik nik esan dizut erreforma

gogo berdintasuna alde batetik bestetik eraginkortasuna hirugarren aurrerakoitasuna emateko egia da baina batzutan

zerga politika sarreretatik ikusita ehun ekonomikoaren garapenarekin

adibidez zerga politikan ipini ziren neurriak

adibidez kapitalizazioko neurriak hartu zirenean indartzeko

bat bigarrena hor ipini ziren neurriak gure enpresa txiki eta ertainak bere ekintzaileetarako eta inbertsioak berrindartzeko neurriak hobetzeko hor dago

eraginak ematen euskal ekonomiaren txostenak hori aipatzen du osasuntsuago garela azkeneko bi urteetan

eta gero baita ere baliokidetzarako nibelaziorako kapitala gure enpresa txiki eta ertainak hobetzeko

beste aldetik zuk badakizu zein aldaketa ere egon den pertsona fisikoetan

eta aipatu duzu negatiboa dena baina orokorrean ikusten badugu bizkaiko kasua

hori da negatiboa eman duzun datua baina araban eta gipuzkoan

bere erantzukizuna ere politika fiskalean ipini ditugun neurriak iruzur fiskalaren aurkako politika adibidez

txosten integratu bat egin dugu eta gauza garrantzitsu bat foru aldundiak beraiek bi mila hamalauean beraien artean

eta gero nafarroako gobernuarekin fiskalidadea hobekuntzarako neurriak informazioan eta interkomunikaziorako

hiru aldundiak jaurlaritzarekin elkartrukatzeko informazioa

pisua inportantea da fiskalidadearen gastuaren aldetik

laguntzari buruzko politika orokorretan sektorialki ikusita eta aldundiak sarreren aldetik

hori politika fiskalaren neurri garrantzitsuak dira eta azalduta daude

informazio guztia eta horren ondorio zer ikusten da ba ikusten da politika ekonomiko guztiak bertan sartuta fiskalidadea arlo bietatik sarreretatik eta gastuetatik

gure sarreretako ezberdintasun kopurua eta erabiltzen da hori neurtzeko ze gini adierazleak ikusteko gizarte batzutan zelako desberdintasunak

neurtzen baduzu gure gastua eta zuk esaten duzun moduan ongizate estatuan osasunean

euro biztanleekiko mila berrehun eta hogeita bat

osasunean eta gure ongizate estatua daukaguna gizarte bazterkeriaren aurkako politika gastu gehiena daukaguna da ba hori da egiten duguna gastuaren aldetik horrela kudeatu eta sarreren aldetik esan dizudan politika ekonomikoa fiskalidadearen aldetik baina osotasunean eduki behar da

garrantzitsu eta biak ondo behar dira ongizate estatua bermatzeko

mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina telebista publikoan legebiltzarreko bozeramaileen arteko eztabaidak kentzeari buruz

parlamentarios gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

egun on maneiro jauna datuen objetibotasunera joko dut zure galderari erantzuteko kontua da

zer horrek aipatu duzun legebiltzarreko erantzun horretan adierazi zuenez eitbk mahai inguruak egin dituela legebiltzarreko hainbat

beste gauza bat da erabilitako formatua zure gustukoa ez izatea edo agian ez zaizkizula gustatu aldi bakoitzean

ordezkariak nola nahi ere aztergai dugun gaira itzulita legebiltzarreko hainbat ordezkarirekin egin diren mahai inguruak aipatuko ditut jarraian bi mila hamairuko abenduaren hemeretzian mahai inguru bat egin zen legebiltzarreko bozeramaileekin eta zure

formatua egin zen mahai inguru hura baina ez da hori izan legebiltzarkideekin edo legebiltzarkideen parte hartze bakarra geroago

hogeita hiruan ganbera honetako bozeramaileek aukera izan zuten

gai politiko eta sozialen inguruko eztabaida saio hau oihane mateosek gidatu zuen

programari buruz ari naiz zehazki programa hartan eusko legebiltzarrak ordezkatzen zuten bost indar politikoetako eledunek parte hartu zuten joseba egibar laura mintegi jose antonio pastor borja sémper

upydren ordezkari gisa mahai inguruan hainbat gai aztertu ziren eta zuek legebiltzarkideek aukera izan zenuten

aurrekontuei buruz eztabaidatzeko edo legegintzaldian itunak egiteko beharraz edo beharrik ezaz hitz egiteko baina hori ere

legebiltzar eztabaidarako egindako programa bakarra legegintzaldi honetan

adibide bat garbia el dilema programa dugu mahai inguru hartan gaurkotasuneko gaiak aztertzen ziren

ekonomia arlokoek enpresa mundukoek hezkuntzakoek edo eragile politikoek besteak beste esate baterako bi mila hamalauko irailaren hogeita bian

zuten edo duten talde guztietako eledunak urte politiko berriaren ildo nagusiei buruz hitz egiteko zeu ere bertan izan zinen

jakin behar duzu eitbk duela gutxi estreinatu duela programa berri bat

programa honen helburua gaurkotasun sozial eta politikoko gaiei buruzko eztabaida sortzea da la idea es precisamente suscitar el debate

ezin dugu ahaztu halaber parlamento de las ondas izeneko programa radio euskadik larunbatero eskaintzen duena goizeko bederatzitatik aurrera programa horretan

zeuk horri guztiari erantsi behar diogu albistegietan eta iritzi eta eztabaida programetan egindako elkarrizketa mordoa beste adibide bat emango dut zuk zeuk parte hartu zenuen irailaren hamaseian etb bateko egun on euskadi programan beraz argi dago eitbk programazioa egiterakoan legebiltzarraren aldeko apustua egiten duela legebiltzar eta politika eztabaidak legebiltzarraren jardunaren jarraipena eta gure komunikabideetan

puzzle konplexu bat osatu behar da askotan eta nire ustez eitbk
bikain eraikitzen du puzzle hori eskerrik asko

nire ustez eitbk eskaintza egokia dauka legebiltzarreko ordezkari politikoekin egiten diren mahai inguruneei dagokienez beste gauza bat da eskaintza horrek ez asebetetzea zure gustuak eta interesak badakigu zaila dela pertsona guztien gustuko programazio bat diseinatzea are gehiago

nolanahi ere harritu egiten nau eitbren programazioari buruz galdetu izanak izan ere honezkero jakin behar zenuke ez dagokidala niri gobernu honen hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburu naizen honi eitbren programazioa zehaztea eitbko zuzendaritza nagusiak du eskumena

programazioaren arloan halaber erakunde horren administrazio kontseiluari dagokio

plan horretan programazioaren oinarrizko printzipioak eta ildo nagusiak jasotzen dira besteak beste en cumplimiento de lo establecido

komunikabide publiko batentzat bereziki garrantzitsua dena

zabalaz ari naiz eitbk zorrozki betetzen du estaldura hori hauteskunde legeak hala behartuta eta horrela jokatzen jarraituko du hurrengo hauteskundeetako kanpainetan ere arretaz zaintzen du gainera albistegietan alderdi politikoei eskainitako denboraren banaketa baita lider politikoei egindako elkarrizketena ere eta
ematen dio horren guztiaren berri legebiltzar honi eskerrik asko uriarte andrea jarraian hogeitabigarren puntua aztertuko dugu eta ondoren

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina eusko jaurlaritzaren lankidetza bekei buruz celaá andrea

eskerrik asko celaá andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

presidente andrea celaá andrea kolaborazio beken inguruan

iragarri nuen duela hilabete batzuk ordutik hona proiektu horren helburu zehatza zein izan behar den

nor edo nortzuk inplikatu behar dituen eta beste horrelako hainbat alderdiren

oso argi ikusi dugu programa hau ondo diseinatu eta planifikatu nahi badugu ezin dugu gure kabuz egin unibertsitateari eta zientzia eragileei bizkar emanda

eta hirugarren ondorio da programaren jarraipen eta ebaluazio on baten beharra alderdi horiek dira

programa honen eraginkortasuna bilatzeko eta gure ikasleen ikerkuntzarekiko

pizteko helburuarekin eskerrik asko uriarte anderea

eskerrik asko celaá andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

eusko jaurlaritzaren pertsona helburu leloarekin bat datorren jarrera hain zuzen ere gure oinarri eta ardatz nagusia

unibertsitate mailako goi mailako beste ikasketa batzuk egin nahi duten ikasleei beharrezko laguntza emanez lehentasunez lehentasun bi mila hamalau bi mila hamabost ikasturtean hamaika mila

onuradun guztira hogeita hamabost milioi euro baino gehiago nire ustez gobernu honek arlo honetan egiten duen esfortzua nabaria da eta portzentaiaz esaten badugu hasieratik igo dugu ehuneko bekario kopuruan eta ehuneko hamar koma bost inportean beraz uste dut guk badaukagula lan inportantea egiten duguna eta bestalde

horretan ari gara celaá anderea aste honetan bertan asteazkenean konkretuki aurkeztu dugu gure proposamena euskadiko unibertsitate kontseiluak deitutako lehenengo batzarrean

eusko jaurlaritza hiru unibertsitateak eta ikerbasquek osatzen duten batzorde bat eratuko da hurrengo egunetan unibertsitatea sistema osoa inplikatuko dugu baita bercak ere eta azkenik jarraipen eta ebaluzio sakona egingo dugu

neurtzen horregatik hurbileko jarraipena eta ebaluazioa egingo dugu

azken finean gure helburua ikerkuntza bikaintasunerantz bultzatzea ikertzaileak gurean mantentzea eta ikasle bikainak ikerkuntzara erakartzea da

eskerrik asko uriarte anderea gai zerrendako hogeitabatgarren puntua

ordainpeko telebistako kanalen eskaintza berriak eragindako egoerari aurre egiteko hartu beharreko neurriei buruz

eskerrik asko legebiltzarburu anderea sailburu jaun andreak

eskerrik asko unzalu jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

hasteko onartu beharra daukat pozten naizela azkenean onartu duzulako eitbk

lan egin beharra duela normalean ez duzu aukerarik galtzen komunikazio taldearen kudeaketa eta audientzia maila kritikatzeko beraz eskertzekoa da behintzat gogoeta egin eta egoeraren zailtasuna aztertu izana espainiako ikus

duopolioa zoritzarrez sektore guztietan nabaritu den krisi ekonomikoa

ingurune digitala agertzeak eragin duen eraldaketa teknologikoa eta abar

aurre egin behar die eguneroko jardunean orain

baina esan behar dizut estatuko legediak ez diela batere lagundu

ezta titulartasun publikoko gainerako telebista autonomikoei ere guztiz kontrakoa baizik eta arlo horretan zuek ere alderdi sozialistak baduzue zuen erantzukizuna

publizitate inbertsioa nabarmenki murriztu baita eitbk

bi negozio handi bateratuko dira plataforma horretan alde batetik

eta bestetik finantza gaitasun itzela duen telekomunikazio operadore bilakatzen da

nagusitasun egoera batetik abiatuta oso erronka konplexuak jarri die kable bidezko gainerako operadoreei izan ere berarekin negoziatzera behartuta gaude ordaindu beharreko eduki nagusien titularra delako horrela telebistaren munduan dena esanda zegoen zirudienean movistarrek merkatua erabat lehertu du adibidez kirolaren

esklusiboki saltzen dira espainiako futbol liga championseko eta

lehenengo formula moto gp txapelketa baita kirol laburpenak ere kirol prentsa aurrekoak ere esklusiban eskainiko direla esaten da pentsatzekoa denez horren guztiak zuzeneko eragina dauka etbn zailtasunez beteriko ingurune horretara egokitu behar baitu

bere biziko garrantzia hartzen du besteak beste esku pilota profesionaleko eskubideei buruz bainet enpresarekin ekainean sinatutako hiru urteetako akordioak

horren ondorioz espezializazioa izango da etbren apustuetako bat

espezializatuko da gero eta gehiago berezko eta gertuko esparruak gehiago jorratuko ditu gainerako taldeek eskaintzerik ez duten produktu berezi gisa horrela

informazio programa propioei haur eta gazteei zuzendutako espazio eta formatu berriei eta gizarte eta kirol arloko euskarazko edukiei besteak beste

azken finean berezko komunikazio esparrua eskaintzeko ahalegina egingo du eitbk askotariko programazioa emanez informazioaren kulturaren hezkuntzaren

bertako edukien eta eduki globalen arteko oreka egokiari eusten dion agenda propioan oinarrituta

geure haur eta gazteentzat geure historietarako geure gonbidatu eta pertsonaiekin eta geure kultura interesak defendatuz eskerrik asko

uriarte andrea zurea da hitza unzalu jauna noski kezkatuta
gaudela uste dut argi geratu dela egoera benetan zaila dela telebista publiko autonomikoentzat ondo dakizun bezala eitbk komunikazio talde pribatu handiekin

aurrekontu txikiagoak izan arren aitortu beharrekoa da aurrekontu estandar batekin bi telebista kate generalista eta beste komunikazio talde bakar batek ere

horrez gain beste hedabide batzuk ez bezala zorrozki betetzen du ehuneko seiaren konpromisoa zinemari dagokionez eta interneteko eskaintza interesgarri bat ere eskaintzen du

komunikazio taldeetan izaten ari den eredu aldaketa espainiako hainbat legeetan jaso den telebista ereduaren emaitza da nagusiki bereziki ikus entzunezkoei buruzko legea radio televisión españolari buruzko legearen erreforma eta kable bidezko operadoreei buruzkoa

eta oraintsu deskribatu ditudanak arau horien zuzeneko ondorioak dira

beraz plan estrategikoan zehazten diren lerro estrategikoez gain gero eta gehiago espezializatuko da

unzalu jauna eitb ahalegin berezia eta lan handia egiten ari dela uste dut baliabide txikiagoak izan arren geure komunikazio zerbitzu publikoa duin eta kalitate handikoa bermatzeko hori kudeaketa profesional onaren ekuazioa da eta

gai zerrendako hogeitahirugarren puntua galdera julen arzuaga eh bildu taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina donostiako

eskerrik asko eta eguerdi on denoi bi mila hamabosteko uztailean ertzaintzak bortizki jo zuen donostian egin zen herri harresiaren kontra entzutegi nazionalak agindutako atxiloketak burutzeaz gaiz ertzaintzak beste hainbat pertsona kolpatu atxilotu zituen bere jarduna guztiz desproportzionala izan zen eta operatibo haren emaitza guztiz neurri gabea beste

erasotzailea salatzailea bihurtzen da eta erasotua salatua horrela salatzaileak

eraman zuen auzitegietara salaketa bat zigor gogor bat inposatu zezan

salatua edurne martinezek frogatu ahal izan zuen bideo baten bitartez bere jarrera guztiz baketsua izan zela egia da desobeditu zuen ertzaintzaren agindua baina

hori baino ez izan zen auzitegiak leporatu zuena

arin bat hirurehun eurotako isuna baino ez zuena eduki sailak ez zuen hori nahi sailak nahi zuena zen atentatua delitua inposatzea eta horretarako balio zuen baita ere gezurra esatea ere

portaera hori eskerrik asko arzuaga jauna

beltan de heredia anderea zurea da hitza eskerrik asko

aurkako salaketarik jarri testigantza faltsuagatik nik dakidala auzi honetan ez du

halako salaketarik jarri benetan testigantza faltsurik egon balitz epaileek erabaki beharreko kontua izango

beltran de heredia anderea arzuaga jauna zurea da hitza mire señora consejera

eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna beltrán de heredia andrea zurea da hitza

euskal talde popularreko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina inbertsio sanitarioetako exekuziorik ezari buruz

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko sailburu jauna gai zerrenda agortu denez osoko bilkura